jakinarazten dizuet gai zerrendaren zazpi eta bederatzi puntuak beste baterako utzi direla eta gai zerrendaren hamargarren puntua eztabaidatuko da hamahirugarren puntua bukatu ostean gai zerrendako lehenengo puntua galdera estíbaliz larrauri aranguren

lortzeko egindako lanen emaitzen baloraziari buruz larrauri andrea zurea da hitza eskerrik asko

andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi

eskerrik asko aldez aurretik eskerrik asko larrauri andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzar jaun andreok egun on guztioi

gobernantza eta berrikuntza publikoko bi mila hogei plan estrategikoa osatzen duten hogeita hamazazpietako bat da helburu anbiziosoak oso anbiziosoak dituen

mendeko administrazio digitala osatze bidean vamos a configurar

gai zerrendako bigarren puntua galdera unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaurlaritzaren parte den alderdi bateko idazkari nagusiak egindako adierazpenen inguruan urizar jauna

egun on denoi mila esker mahaiburu andrea urriaren hamarean

oinarrien akordioa europako parlamentuan aurkeztu zuten hori dirudienez ez zen gustukoa izan

hedabide batetan konkretuki horri buruz galdeturik jaurlaritzako kide den pseko

salvinirekin parekatu zuen lehendakari onargarria iruditzen zaizkizu halako adierazpenak gobernukidea den

sailburuok jaun andreok egun on gai honek bere garrantzia dauka bai urizar jauna zalantzarik gabe eta tamalez ez da berria

adierazpena momentu hartan karta baten bidez erantzun nion

ideiek ez dute zer ikustekorik le penek edo salvinik defendatzen dutenarekin ez iraganari begira ezta etorkizunari begira ere europar batasunaren lehen urratsetatik euzko alderdi jeltzaleak defendatu duen proiektuak ez dauka zerikusirik ikuspegi totalitario

lehendakari gaia garrantzitsua dela nik uste dut denok konpartitzen dugula eta

erantzun ona izan da fokua kanpoan jartzea nahi izan duzulako baina gertatzen dena da arazoa ez dagoela kanpoan etxe barruan daukazula uste dut zeren eta ohitura bilakatzen ari da

andoni unzaluk ere kritika gogorrak bota zizkion abertzaletasunari eta esan behar da

eajren abertzaletasunari eta orain hiru hilabete geroago

azken finean gobernuan bazkide duzun alderdiko idazkari nagusiak egiten dituela kritikak eta egia da ez nolanahiko kritikak zeren eta euskal abertzaletasuna le pen eta salvinirekin

eta hori egiten duenak ez du kasualitatez egiten hori nahita egiten da

badaukala nik ez dakit zer pentsatuko duzun lehendakari baina niri zaila

daukan bazkide batekin eta ahal duen bakoitzean publikoki kritika horiek

bazkide batekin proiektua konpartitzea galdera agian hor dago ea

eraiki daiteke etorkizunaren aurka zoazela

hori esan zuelako edota erabakitzeko eskubidea antidemokratikoa den bazkide batekin hori ere esan zuelako bere egunean nire ustez zailtasun handiak daude proiektu bat eraikitzeko hain desberdintasun sakonak dituzten bi alderdi biren artean edo ez behintzat

proiektu politikorik agian eta agian helburua hori da ezta standbyean egoteko bizikidetza akordio bat da daukazuena

zure bikoteak hain ozarren kritikak kaleratzen dituenean behin eta berriz

arazoei erantzuten eta are gutxiago garai inboluzionista honetan legealdi hasieran esan genuen eta ordutik aurrera behin baino gehiagotan ere herri honek sakoneko

ikuspegiarekin eta horretarako eh bilduren eskuak luzatuta daudela egon ziren eta daude orain ere

egoera honetan aurrera ez badugu egiten atzera eramaten gaituztelako joseba egibarrek politika orokorreko plenoan bertan ere esan zuen

estatutua ez zela beteko eta horrek adierazten du zer egoeratan gauden egoera honetan gehiengo zabalak behar direla bai zuk ere defendatzen duzu baina gehiengo zabala behar direla

erabakitzeko eskubidea defendatuko duena eta gehiengo horiek egon badaude lehendakari
eskerrik asko eskerrik asko urizar jauna lehendakari jauna zurea da hitza

izan daiteke urizar jauna izan daiteke agian euzko alderdi jeltzalerik gabe eh bilduk alderdi sozialistarekin bat egin nahi izatea baita gobernagarritasunean berdin izan kritikak zein arazoak berdinak izan izan daiteke ez nola izan daiteke bestela aurrekontuetaz horrelako

ustezko negoziaketak izan ahal izatea eta gaur hona hau kritikatzera etortzea bestela nik uste dut

helburuak aitortu beharra daukat harritu egin nauzula

zuek egin izan dituzuen adierazpenen inguruan eman iezaiozu begiradatxo bat hemen denboran zehar legebiltzarreko alderdi politiko guztien artean izan diren deskalifikazioen zerrenda luzeari eta hala ere lortu egin diren ezberdinen arteko akordio ezberdinei

gizarte ireki bat defendatzen dugu aniztasuna errespetatzen eta sustatzen duena legezkotasun printzipioa eta printzipio demokratikoa bateratzeko

europaren balioetan sinesten duena diktaduraren terrorismoaren eta indarkeriaren aurka egiten duena hori da garrantzitsuena eskerrik asko

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina legegintzaldiak

lehendakari jauna beno ba argi eta garbi nola pentsatzen du zure gobernuak aurrera eramatea lege egutegia aurrekontuak barne ikusita

parlamentarioa eta baita ere babes falta eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna

espainiako aurrekontuak onartzeko erakutsi duzuen errespetua errealismoa eta ardura erakusten baduzue akordioetara iristea posible izango da azken finean ondo baino hobeto dakizuenez gure aurrekontua sozialagoa da eta eraginkorragoa

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera susana corcuera leunda euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina euskal merkataritza sektoreko ekintzailetzarako laguntza berriei buruz corcuera anderea zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzar buru eta

interpelazioa unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketaren transferentziari buruz urruzuno jauna zurea da hitza

guztioi egun on lehendakari jauna interpelazio hau prestatzerakoan gogora etorri zaizkit xabier arzalluzen adierazpen batzuk

jarraikoak ginen jarraiko kideak atera kontuak hortik orain dela zenbat urte izan zitekeen eta berak esaten zuen

eta alderdi sozialista ez zirela fidatzekoak eskumenen inguruan ari zen

beste gizon bat jose maría aznar izenekoa eta bazirudiela hori bai hori fidatzekoa izango dela eta horrekin bai partidu sozialistarekin posible izan ez dena

izango denarena aznar etorri zen ostean zapatero etorri zen ostean rajoy

etorri da eta etorri denean ekainean ganbera honetan bertan izan genuen

eztabaida bat eta berriro errepikatzen zen nolabait xabier arzallusek bere garaian zioen hori berriro

oraingoan ez dira sozialistak fidatzekoak ez direnak oraingoan partidu popularra da fidatzeko ez dena eta badago pedro sánchez bat

honekin posible izango da honek beste borondate bat erakusten du honek

gauzak beste era batetara egiteko eta orain hiru lau hilabeteren buruan berriro errealitatea egoskor

espainiar politikaren errealitatea berriro egoskor

lan migrazio eta gizarte segurantzaren ministroaren ahotik esaten du

zer egingo du eusko jaurlaritzak orain dela aste biko kontrol plenoan casanova kideak tapiari esaten zion

godoten esperoan jarraituko dugu valerio

psoekoa da eta zuk baduzu gobernu bat zure alderdiak eta alderdi sozialistak psoek osatzen dutena

baduzue gobernu akordio bat bere hamabosgarren puntuan esaten duena

ez dugu ulertzen zer ari den gertatzen gobernu zentralean dagoen kide bera dago zure gobernuan eta hau da erantzuna

gizarte segurantza ez dela nolanahiko eskumena guk uste dugu hemen estatutuaren terminoetan transferitzea ekartzen da guk hori ontzat jotzen dugu

sistema propiorik ez izateak izugarrizko arazoak sortzen dizkigula momentu honetan kalean ikusten ari gara arazo hori daukagu ehun eta hirurogeita bost mila bat pentsiodun

lanbide arteko soldata minimora ezin diena eta guk onartzen dugu zirrikitu hori bilatu nahi izatea alegia

horiek osotzen baina guztiok dakigu horrek dituen hutsuneak zeintzuk diren eta esaten dut ehun eta laurogeita hamar mila pentsiodun baldin badaude momentu honetan lanbide arteko soldatatik behera

osotzen die pentsioa horretara sortzen digu bestelako arazo asko ere enplegu politika aktiboak eta pasiboak inork ez daki

erkoreka jaunak ere ez daki horregatik tribunal supremoak esan behar digu zeintzuk diren eta kontuz eta

guzti hori sortzen digu gizarte segurantzak gizarte segurantza ezinbesteko eskumena da herri honentzat horregatik ez digute ematen klaro horregatik ez digute ematen baina berriro diot arazoa ez dago felipe gonzálezen borondatean

rajoyrenean edo zapaterorenean edo pedro sánchezenean eta seguru aski ausartuko nintzateke esatera biharko egunean pablo iglesias balitz ere berdinean geundekeela

bi mila hamazazpiko alderdi egunean zerorrek esan zenuen horretan hor dago gakoa eta guk

behin diagnostiko horretara helduta kapazak izan baldin bagara behin diagnostiko hori egiteko ulertzen ez duguna da oraindik orain berrogei urte geroago herritarrei sinestarazi nahian ibiltzea bai bueno alderdi sozialistarekin bai ze horiek deitu didate eta kalendario bat egin behar dute eta oraingoan bai baliteke eta epelkeriekin ibiltzea hori da ulergaitza egiten zaiguna heldu baldin bagara diagnostiko hori azterketa hausnarketa hori egitera

eginbeharra diagnostiko horren baitan edo abiapuntu horren baitan jartzea uste dugu procustoren sindromeak jota ere bizi dela

errealitatea nor bere nahiei eta nor bere gurariei egokitu nahian bizitzea baina errealitatea lehen esan dudan bezala

ari zaigu eta uste dugu espainiatik zoritzarrez enegarrenez pedro sánchezen gobernutik ere

badaude beste eskumen batzuk guretzat garrantzi askoz ere gutxiago dutenak ba uste dugu etorriko

beraz jakin nahi genuke zein da gobernu honen plana zein da gobernu honek egitekotan daukana gizarte segurantzaren eskumenaz

eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea urruzuno jauna
errealitatea epelkeria

nik uste dut agian ispilu falta duzula baina aholkua ematen dizut ispilu bat erosi eta ispilura begiratu

bai procustorenaz hitz egiteko eta baita errealitatea benetakoa zein den horretaz jabetzeko bestela ere nola ulertu aldebikotasunaren alde agertzea nola ulertu estatutua bera bitarteko bat denarena esatea

hamarkadak daramatzazuela guzti hori errealitatea benetan aitortzeko zein den argiki eta horren

esatea baina nik uste dut esandakoa nire aldetik ispilua behar duzula nolanahi ere gernikako estatutua ia berrogei urtez indarrean egon ondoren ukaezina da ez dela eskualdatzerik edo eskualdaketarik

artikuluak ematen dion eskumena gauzatzeko gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoa gure lurraldearen eremuan kudeatzeko eskumen honen aldarrikapena

partziala dela zure ikuspegiak ez dio gaiari heltzen ikuspegi oso batetik oso garrantzitsua da honakoa

gizarte segurantzaren gaiari dagozkion eta eman gabe dauden eskualdatze guztien gaineko planteamendu global bati esker soilik ahalbidetuko da euskal erakundeen esku uztea

arlo honetan gizarte segurantzaren institutu nazionalak marinaren gizarte institutuak eta gizarte segurantzaren diruzaintza orokorrak egiten duten kudeaketa

duela urtebete baino gehiago legebiltzar honetara bidali zen eskualdatu gabeko transferentziei buruzko txostena eta egia da txosten horretan gizarte segurantzaren kudeaketa ekonomikoari buruzko atal bat ageri dela baina ez da bakarra

zure baimenarekin beraz planteatzen dituzun gaiak bezain garrantzitsuak diren beste batzuk ere jarriko ditut mahai gainean hortaz

eragin duenaz gain honako hauek azpimarratuko gizarte segurantzaren institutu nazionalak eta marinaren gizarte institutuak burutzen dituzten gizarte segurantzaren sistemako prestazio ekonomikoak kudeatzea eta bi laneko eta gizarte segurantzako ikuskaritzak eskumenen lurralde eta materia esparruan betetzen dituen ikuskapen funtzio publikoaren alorreko eskualdaketa osatzeko beharra eskualdaketa hori

egin gabe dagoen beste edozein bezala uste dut gogora ekarri behar dizudala lehenik aldebiko akordio politikoa sinatu beharra dagoela estatuko administrazioarekin transferentzien batzorde mistoaren esparruan eskualdaketa lortzeko espainiako konstituzio auzitegiak adierazi duen bezala

estatuarena eta autonomia erkidegoarena borondate politikoen bat egitea askea da ezinbesteko hori bai batzuen eta besteon ardura ez da berbera konstituzio auzitegiak mila bederatziehun eta laurogeita hamargarrena ohartarazi zuen bezala eta honela zioen eskumenen banaketa eraginkorra bukatzeko estatuko gobernua da arduradun gorena

testuinguru horretan nire ustez gure aukera bakarra da gure buruari eman dizkiogun lege horiekiko errespetu demokratikoaren bidean estatuaren administrazioa sartzea lortzea

lortu egin ahal izateko hitza eta ekintza politikoa baino ez dauzkagu urruzuno jauna hitza eta ekintza politikoa demokrazia garaikidearen tresna biziak

hasita bide horretan eta ondo dakizunez oraingo testuinguru eta une politikoan zuk aipatu egin duzuna arrakasta izatea espero dugu

eta betekuntza eskatzen ditugunean horrek hala eta guztiz ere negoziazio eta kontsentsu politikoa eskatzen ditu oraindik eta berriro gogoratuko dut akordio horiek zenbat eta zabalagoak izan eta hedatuagoak egon indar politiko guztien artean

ez dugu ahaztu egiten ez dugu ahazten finantzaketaren gaia bere bizikoa izango da eskualdaketa posible egiteko baina gure etorkizuneko

eta finantza eta aurrekontu moldaketa horri eraginkortasunez ekin beharko zaio hori esaten dute bide batez estatutuaren beraren xedapen iragankorrek uste dugu beraz urruzuno jauna posible dela eskualdatzeei pausuz pausu ekitea

baina azaldu dudan bideari esker eskualdaketak koherentea izan daiteke eta modu ordenatuan eman hala uste dut eta hala

solasaldietan espero dut etorkizunean ere hau gauzatu egin ahal izatea eta begira lehengo galdera batetan alonso jaunak irten gabeko edo irtenbiderik gabeko kale itxi batean sartzean ari omen garela zuekin batera eh bildurekin

poztu egiten naiz ni poztu egiten naiz zuek

baina ez dizuet ezer eskertu behar ondo izan eskerrik asko lehendakari jauna urruzuno jauna zurea da hitza

bai nik sinez eskertzen ditut gizarte segurantzaren inguruan eman

azalpen oro baina galdera zen ea

zer egiteko asmorik daukan hori behingoz gauzatua izan dadin nik uste dut eta uste dut herri honetako

gehiengoz onartzen duten sentsazio edo inpresio bat dela aldebikotasunaren epea jada aspaldi pasatu zela gai honekiko

urte asko merkadeoaren fasean

eta kontua da ea noiz dagoen aukeraren bat

zerbait gehiago eman diezaguten eta hori ez da bilateraltasuna

non beraiek gorde dituzten ahalmen guztiak hartzen dituzten erabakiak nahi baldin badute ez betetzeko

beraiek dituzte ahalmen guztiak eta batzorde misto esaten da guk ezin dugu eta ez deitu ere egin batzorde misto erkoreka jaunak

idatzizko galderetan erantzundakoen arabera batzorde mistoa ezta ezin dugu deitu ere egin baina

daukagun harreman ereduaren ispilua eta guk uste dugu horretan sakondu behar dela horri buelta ematen sakondu behar dela eta autogobernu ponentzian egin dugun akordioa hein batean

bideratua dago nik inor urduri

hemen euzko alderdi jeltzaleak eta euskal herria bilduk akordio minimo bat lortzen dugunean ia berehala konstituzionalismo osoa hor dagoena ia urduri jartzen da hostia konstituzioa errebasatzen ari zarete eta konstituzionalismo osoa

vocento zer esanik ez vocento zer esanik ez

orduan nik gaur hemen bakarrik iradokizun bat sujerentzia bat aztertzeko hausnartzeko eta posibilitate

bi mila lauko estatutu politikoari bide eman zieten ebazpen batzuek edo horietako batek esaten zuen uste dut hiru puntu edo zituela ebazpen horrek eta lehen puntuan

jada agerikoa dela estatu espainolak ez daukala inolako intentziorik borondaterik eskumenak transferitzeko bigarren puntuan

gauzatu ahal izateko eta hirugarren puntuan esaten zuen eta jada horri erantzuten ez baldin badio horri erantzuten ez baldin badio

ez dizkiguten eskumen horiek gizarte segurantzari eta hori da galdera kontenplatu du gobernu honek inoiz aukera bezala ikusten du gobernu honek inoiz jada berrogei urteren ondoren espainiatik gizarte segurantzaren eskumena eskualdatuko

ez digutela jakinik uste dugulako berrogei urtetako ibilbidea horretarako ia nahiko

prudentea dela gobernu honek inoizko denboran aukera gisa ere planteatu du kontenplatu du gizarte segurantzaren eskumena guk geuk

gauzatzea eta akordioetaz hitz egiten duzunean horretarako hemezortzi boto berehala izango zenituzke
eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea zer

hasi zara esaten bigarren txanda honetan eta nik lehenengo txandan esan egin dizut erantzun egin dizut honetaz dena dela gustatuko litzaidake niri jakitea

gustatuko litzaidake jakitea jakingo dut bestela ere

argi dago beraz argi ondo dago

negoziazioek fruiturik ematen ez duten bitartean akordiorik lortzen ez den bitartean

bai deitu daiteke bai deitu daiteke baina beharrezkoa da akordio bat izatea akordio bat biren arteko akordio bat izatea bestelakoa alferrekoa da eta hori bitartean gernikako estatutuaren

are gehiago legebiltzar honen eskumenen banaketarako prozesuari buruzko kontsentsu zabal bat badakar atzetik aldarrikapen horrek reitero

han sido innumerables eta ez hori bakarrik

carmelo renobales senatariak aurkeztutako mozio bat jarriko dut

estatuko gobernuari euskal autonomia erkidegoko gobernuarekin egin gabe dauden transferentzien programa zehaztu eta gauzatzeko eskatzen diogu

bai apirilaren hamabikoan baita ekainaren hogeita zortzikoan ere zure legebiltzar taldearen ekimen

eta horietan beste batzuen artean bi hilabeteko epean gernikako estatutua betetzeko plana eta egutegia aurkezteko eskatzen zitzaion estatuko gobernuari gainerako indar politikoekiko negoziazioaren ondorioz erdibideko zuzenketa bat onartu egin zen eta epea sei hilabetera luzatu egin zen sei hilabetera zuzenketa hori talde guztiek onartu egin zuten alderdi popularrak izan ezik zure taldea aipatutako

bezala onartu beharko duzu urteetan zehar egindako ahalegina eta mila bederatziehun eta

urteko mozioan aipatutako mozioan jasotakoa elkarrekin berretsi dezakegu adibidez programa bi egutegia hiru edozein negoziazio prozesutan bezala errespetua konfiantza eta malgutasunaren beharra alde bien partetik eta lau konstituzio auzitegiak eskumen banaketarekin bukatzeko arduradun nagusi seinalatu duenaren borondate politikoa estatuko gobernuaren borondate politikoa alegia en definitiva

jon darpón osasuneko sailburua kargutik kentzeari buruz

mila esker presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on guztioi

bi mila hamasei bi mila hamazazpi de osakidetza mila esker eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru anderea dos motivos señora macazaga

euskal gizartearen babesa dauka eta bigarren arrazoia osakidetza eskaintza publikoa partaide guztientzako berme osoarekin bukatzeko konpromisoa hartu duela

eskerrik asko macazaga andrea lehendakari jauna zurea da hitza

maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

eskerrik asko egun on guztioi bi mila bosteko ekainaren hemezortzian egindako osoko bilkuran

etxebizitzarena bere xedea etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea arautzea izanik legea oso aurrerakoia aspektu oso garrantzitsuak jasotzen dituena tresna oso egokiak eskaintzen dituena etxebizitza politika oso aurrerakoi bat aurrera eramateko baina aspektu eta tresna hauetariko askok ondorengo garapen baten beharra eskatzen dute eta lege hau benetan eraginkorra izateko eta etxebizitza politikak norabide hobean jartzeko modu egokian garatu behar da

lege ona etxebizitza sailetik jasotako erantzun batean zehaztu zenaren arabera

baina zoritzarrez legearen garapen hau oso astiro

gaurkoan legean jasota dauden lau tresna edo aspektu garrantzitsu azpimarratu nahiko

batetik etxebizitza legearen funtsezko elementua den eskubide subjektiboa etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidearen beraren aitortza bi mila hamazazpiko otsailaren bederatziko osoko bilkuran adostutakoaren arabera

eskubide subjektiboa arautuko duen dekretua garatzeko eskatu genion legebiltzarrak jaurlaritzari bi mila hamazazpiko uztailaren seian

aurretiaz dekretu aurreproiektua baina

bezain pronto kontrako jarrera asko azaldu ziren eragile askok tartean hainbat sindikatuk kaleratzeak

edo gu geuk eh bildu bezala gogorki kritikatu genuen dekretu aurreproiektu hau

legea bera nabarmenki okertzen zuelako ez naiz hasiko orain dekretu aurreproiektuaren gabezia guztiak zenbatzen baina bai azpimarratu nahi nuke etxebizitzarako prestazio ekonomikoak galtzen duen subsidio izaera eta

nora doa inor berrehun eta berrogeita hamar eurotako prestazio batekin alokairuaren bataz besteko prezioa gure autonomia erkidegoan bederatziehun eta laurogeita hiru eurotakoa denean eta prezio hau etengabe doa gora gainera azkeneko bost urtetan ehuneko hemeretzia igo da alokairuaren prezioa

urtebete baino gehiago pasa da ordutik eta hasteko aurkeztu ziren zuzenketa guztiei

ere egin adierazi izan zaigu gobernuaren borondatea dela dekretua berridaztea zuzenketa hauek edo behintzat hauetariko asko kontuan izanik baina ez daukagu hau horrela denik ziurtatzeko aukerarik esan zitzaigun ezingo dutela legebiltzarrak eskatutako bederatzi hilabetetako epea bete denbora gehiago behar dela eskubide subjektiboa ondo garatzeko

eta herritar asko eta askori eragiten dielako baina gaur gaurkoz legea onartu zenetik hiru urte pasa diren honetan

bestetik dugu legearen etxebizitzarako baliabideei buruz jasotzen dena

erabilgarri dauden etxebizitza baliabideak lehentasunez egoera txarrenean dauden kolektiboentzako alokairuko etxebizitzak sustatzera bideratu behar direla

baliabideen ehuneko laurogeita hamara bi mila hogeian ehuneko ehuna birgaitzera bideratutako

alokatze politiketara bideratu behar direla baliabide guzti horiek eta babes publikoko araubidean

txikiagoa izango ez delarik eta azpimarratzen dut babes publikoko araubidean eraikitakoaren bolumena honek argi eta garbi adierazten du eraikitzen den guztiaren ehuneko laurogeita hamara gutxienez alokairura bideratu behar dela

urtetik aurrera babes publikoko etxebizitza bat bera ere ezingo dela saldu eta ez jarraitu mesedez tranpak egiten

ez ondorioztatu departamentuaren baliabideak agortzen ez dituen

babes publikoko etxebizitzak saldu ahalko direnik legea guk oso garbi ikusten dugu behintzat beraz espero dugu hau beteko duzuela eta aurtengo aurrekontuetan hau dena ondo jasoa ekartzea espero dugu sustatuko diren babes publikoko etxebizitzen gutxienez ehuneko laurogeita

etorkizuneko eraikuntza berrietarako inbertsioak legeak jasotzen duena betez eta planifikatuz

aintzat hartuz eta baliabide guztiak zertara bideratzen diren ondo definituz baina noski ia ehuneko laurogeita hamara ia hutsaren

hutsa da etxebizitza politiketara egungoa baino askoz ere

bideratu behar da europako babes soziala handienak dituzten herrialdeen parera iritsi behar gara edo behintzat bide hori egin behar dugu

hainbeste begiratu gabe goazen iparraldeari begiratzera

aspektu garrantzitsu bat jenderik gabeko etxebizitzaren definizioa da

eskuhartu ahal izateko tresnak jasotzen ditu besteak beste jenderik gabeko etxebizitzaren erregistroa sortzea jenderik gabe dauden etxebizitzei aplikatu ahal izango zaien kanona etxebizitza hauek nahita ez alokatzera behartu ahal izatea

baina zoritxarrez jenderik gabeko etxebizitzari dagokion guztian eta honek beharko lukeen garapenean oso atzeraturik gaude neurri handi batean

epaitegi arrotz batek gure legea bahitu izan baitu eta aipatu ditudan eskuhartze horiek suspentsioan egon dira orain arte azkenean auzitegi konstituzionalak arrazoia eman digu ezin zen beste inola izan noski eta jenderik gabeko etxebizitzen definizioak eta aipatu ditudan tresnek berme guztiak aplikatu ahal izateko bi mila hamazazpiko urriaren hogeita zazpian legez besteko proposamen bat eztabaidatu genuen

jaurlaritzari eskatu genion defini ditzala beharrezko prozedurak eta egin ditzala beharrezkoak diren ekimen guztiak auzitegi konstituzionalak suspentsioa altxatzen duen

etxebizitza hutsen erregistroa abian jarri ahal izateko badirudi hau ere ez dela posible izango orain dela urtebete legebiltzarrak aho batez eskaturikoa ez dela

legea indarrean sartu eta urtebeteko epean sortu beharko zen erakunde autonomoarena da etxebizitza arloan dauden enpresa publiko eta erakunde guztiak

lituzkeena badakit galdetu edo komentatu dugun bakoitzean horrela erantzun zaigulako

lehentasunik gobernuaren esanetan ez duzue beharrezkoa ikusten koordinazio bikaina omen dago erakunde edo

legeak bere hirugarren azken xedapena jasotzen du hala

epean sortu behar dela beraz zuek askotan esaten duzuen bezala legeak betetzeko daude eta zuek kontzienteki

lehenago aipatu dudan legez besteko proposamen horren eztabaidan legebiltzar honek adosturiko azken puntua aipatu nahiko nuke zera jasotzen zen hitzez hitz legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio etxebizitza legea garatzeko planifikazio zehatza aurkeztu dezala

orientazioa izate aldera bai egiteke dauden erregelamenduzko xedapenen inguruan bai legearen garapen efektiborako

guztietan gaur gaurkoz baina oraindik ez dugu planifikazio hori jaso eta honek adierazten du gobernu honek legebiltzar honekiko duen jarrera

errespetua urte bete izan duzu horretarako baina ezer ez

zein da ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza sailak egina duen plangintza epeak eta lehentasunak finkatzen dituena legearen garapen
integralerako eskerrik asko otamendi anderea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

aste honetan bertan jaso duzu sail honek emanda

zuzeneko informazioa izan ere parlamentuko talde guztiekin bilera egiten ari gara hutsik dauden etxebizitzei buruzko dekretua lantzeko

bai ondo esan duzu aste honetan aste honetan ez barkatu aurreko astean

ez astearte honetan bai denbora galdua daukat bilera izan dugu

esan duzun bezala eta bai batez ere jenderik gabeko etxebizitzaren inguruko dekretu horren inguruan hitz egiten ibili gara bai jenderik gabeko etxebizitzaren erregistroa dela eta

hori guztia arautuko duen dekretuaren inguruan aritu gara eta berak esan digu bai berak esan zigun bai asmoa dela

garatu ahal izatea eta datorren urtearen amaiera baino lehen indarrean jarri ahal izatea

kontua da legebiltzar honek jada urte bete dela eskatu zuela errolda hori indarrean jarri ahal izateko

eginda izatea badakit eta azaldu zidan zein kronograma bete behar duen dekretu baten prozedurak baina horrek ez du esan nahi urte bete honetan suspentsioan egon delako legea ezin izan zenutenik ezer aurreratu errolda jada erregistro hori jada

ia osotasunean niri hainbesteko prozedura hainbesteko denbora

mandatu bat eman zuenetik legebiltzarrak urte bete pasa denean eta

bi mila hemeretzi amaierarako akaso akaso eta ikusita zuek jartzen dituzuen datak nola betetzen diren ba beldurra ematen dit bi mila hemeretzi amaierarako beharrean agian bi mila hogei amaierarako izango dugu dekretua prest eta

ezinbestekoa da ezinbesteko erreminta da jenderik gabeko etxebizitzen erregistroa indarrean egotea udalek dituzten eskumenak kontuan izanik beraiek ere neurriak hartu ditzaketelako etxebizitza hutsaren problematikari aurre egiteko etxebizitzak behar beharrezkoak dira bai eskubide subjektiboari aurre egiteko bai alokairua gazteek emantzipaziorako

babes publikoko etxebizitza alokairuzko etxebizitza ezinbestekoa dugu hori badakigu denok dakigu kontziente gara

batez ere noski sustapenak handitzea sailetik

baina hurrengoko bidea da alokairuko parke publikoa handitzea bitartekaritza programa horiekin edo

horietan etxebizitza gehiago kaptatu ahal izateko jenderik gabeko

errealitatea hor dago eta errolda hori ez dugun bitartean ezingo dugu aurrerapausorik eman eta hori badakizu denok dakigu beraz mesedez kronogramak hor daude

informa hainbat ez dakit zer behar dira baina mesedez azkartu ezin gara egon bi mila hemeretzigarrena

dekretu horren zain egon bestetik baliabideena esan duzu bai baliabideak

nik beste aldagai bat sartu dut hemen da eraikitzen den bolumenaren ehuneko laurogei gutxienez eta bi mila hogeitik aurrera ehuneko ehun alokairura bideratu behar dela

urtetik aurrera zuek dituzuen planifikazioen arabera

babes publikoko etxebizitza bat bera ere ez dela salduko edo orain indarrean jartzen diren sustapen horiek guztiak

salmentara bideratuak badira saltzen jarraituko duzue

bat bera ere ez dela salduko nik ez dut hala interpretatzen zuek egiten dituzuen aurrekontuak eta zuek egiten dituzuen planetan ez dut hori interpretatzen eta

etxebizitza plan zuzentzaile horretan hor markatzen ziren hainbat sustapen aurrera eramango zituela edo hainbat sustapen lagunduko zituela jaurlaritzak kopuru batzuk finkatuz

parke publikoa indartzeko asmoz akordio batera iritsi ginen oposiziotik eta ehuneko hogeita bostean handitu genituen baliabide horiek guztiak
espero dudan bakarra da orain datozen aurrekontu hauetan hori agertzea eskerrik asko otamendi andrea eskerrik asko

señora otamendi eskerrik asko arriola jauna

ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina euskadin eukaliptoa espezie inbaditzaile deklaratzeari buruz becerra jauna zurea da hitza

arriola jauna legebiltzarkideok egun on guztioi arriola jauna

eukaliptoa arazotsua dela eta denok dakigu arazoak sortzen dituela ingurumenean eta baita ere segurtasunean suteak areagotzen dituelako baina aspalditik dakigun arren

gaixotasunak ikusita gure susmoa eta gure beldurra da eukaliptoa gehiago landatuko dela eta

areagotuko direla klaro arazo horiek larriak dira esan dudanez lurzorua lehortzen eta pobretzen dituela eukaliptoak bertoko espeziak kanporatzen ditu eta

hedatzen da beste eremuetara gobernuak arazo horiei aurre egiteko tresnak eta eskumenak baditu eta gaur proposatzen dizuegu edo galdetzen dizuegu ea hartuko duzuen

eskerrik asko arriola jauna becerra jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

bederatzigarren kapitulua ezartzeari buruz martínez jauna zurea da hitza

protegida honen aurrean eusko jaurlaritzaren datuen arabera hogeita bi mila etxebizitza huts kudeagarri daude hori dela eta

babes publikoko etxebizitza parkea handitzea premiazkoa izan behar da adibidez arartekoak berak premia hau plazaratu zuen bi mila hamazazpiko ganbera honetara ekarri zuen

eginez babes publikoko etxebizitza parkea handitzea beharrezkoa zela etxebizitza hutsak mobilizatzeko gure esku dauden tresna guztiak lehen

hau da orduan sailetik egiten ari den planifikazioa eusko legebiltzarreko akordioekin talka egiten du baina talka nik uste dut nahiko zabala ez du ganbara honen akordioekin bat egiten hori argi eta garbi geratzen ari da

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamargarren puntua

gizarte bazterkeriako eta zaurgarritasun handiko egoeran dauden emakumeei diru sarrerak bermatzeko errenta eteteagatik arartekoak lanbideri egindako gomendioei buruz guanche andrea

plazaratu zuen oraingo honetan lanbidek diru sarrerak bermatzeko errenta giza bazterketa egoera larrian dauden lau emakumezko familia bati

erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea

guanche anderea zurea da hitza señora

denbora agortu zaizu artolazabal anderea zurea da hitza

gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina gasteizko

integrazio prozesua ez da batere erraza eta bilera asko egin ditugu josé uruñuela udal dantza kontserbatorioko arduradunekin ahalik

sailaren mendeko sare publikoan sartzeari dagokionez konplexutasun hori abagunetzat hartu behar dugu

errepikagarria den eredurik eta dantza ikasketa profesionalak eskaintzen dituen zentzu bakarra den heinean gure erkidegoan

josé uruñuela udal dantza kontserbatorioa hezkuntza sailaren zentroen sarera transferitzeko eta bertan sartzeko

egin behar da alde batetik hezkuntza sailaren eta vitoria gasteizko udalaren artean lankidetza hitzarmena sinatu behar da bertan alde bakoitzak kontserbatorioa sare publikoan sartu ahal izateko dituen betebeharrak zehazten dira eta gero bestetik hezkuntza sailak kontserbatorioa zentro publikoen sarean sartzea ebazten duen dekretua izapidetu beharko du

gasteizko udalaren eta hezkuntza sailaren arteko lankidetza hitzarmenen izapidetzan laburtuta jaso behar dira derrigorrezko alderdi hauek lehenengo vitoria gasteizko udalak

kontserbatorioaren titulartasuna hezkuntza sailaren mendeko zentro publikoen sarean sartzeko transferitzen diolako konpromisoa

gainera eta oso garrantzitsua dena udalak kontserbatorioaren titulartasun juridiko administratiboaren transferentziari dagokion

euskal autonomia erkidegoko administrazioak halaber eskualdatzea onartzeko gobernu kontseiluaren akordioa beharko du horretarako ere kreditu egokia eta nahikoa eduki behar da

eta sartzeko unean lagapena formalizatzeko gastuei aurre egiteko bertan sartzean

eta horretarako aurrekontu babesa behar da era berean aurrekontu babesa behar da gasteizko udalak ikastetxearen funtzionamendurako eginiko kontratuen gastuetarako

azkenik lanpostuen zerrendak onesten dituen dekretuaren aldaketa onetsi beharko da

eta nire ustez garrantzitsua izan da aintzat izan beharreko alderdiak aipatzea

hizkuntzaren eta gaur egun zentroa hedatzen duen irakasleen egokitasunaren inguruko plangintzari buruzko behin behineko barneko analisia ondoren hezkuntza sailak lanean jardun du

faseak zehazten bai eta lankidetza hitzarmenaren zirriborroa izan daitekeena prestatzen ere hitzarmen hori udalarekin adostu ondoren bi mila hemezortzigarrena urteko azken hiruhilekoan izapidetzen

eskerrik asko barrio jauna uriarte anderea

su consiguiente tramitación zentroren baliabideen egungo egoeraren analisia eta hezkuntza plangintza oinarri hartuta sailaren ikastetxe eta plangintza zuzendaritza ari da

lanean paraleloan aurrera egin eta etapa murrizteko hitzarmenaren izapidetza hazten denean dekretuak dagoeneko identifikatu diren honako alderdi hauek jaso beharko ditu kontserbatorio ikastetxe publiko sarean sartzea irakasleak sartzea

eta udalak ikastetxearen funtzionamendurako eginiko kontratuetan subrogatzea gainera dekretua onesteko tramitazioen zenbait txosten beharko dira eta ez naiz hasiko zerrenda osoa ematen zergatik ez

giza baliabideak planifikatzeko ikuspuntutik prestatzen ari da lanpostuen zerrenda eta horretarako dauden giza baliabideak esleitu eta zentroren beharretara egokituko da hizkuntza ikaskizun eta espezialitateei dagokienez sare publikoan

ikusten duzunez interes handia dugu euskadiko herritar guztiei dantzako ikasketa profesionalen proiektu publiko onena eskaini ahal izateko beharrezko alderdi guztietan urratsak ematen jarraitzeko integrazioa antolatuaren bidez

anderea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina upv ehuko leioako campuseko komunikazio fakultatean eta omentzeko pankarta bat jartzeari buruz

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

barrio jauna ganbara honetan beste kasu batzuetan esan dugun bezala gogorarazi nahi dizut unibertsitateei dagokienez eta zehazki upv

eta horrek mugatu egiten duela administrazio batek eta zehatzago esateko eusko jaurlaritzak jarduketa zehatzak egiteko duen gaitasuna

euskal herriko unibertsitatea zuzenbide publikoko erakundea da gizartearen zerbitzura dagoena erakunde autonomiaduna da

bada horrela unibertsitateko elkartearekiko bere goi zuzendaritzarekiko eta bere autonomiarekiko errespetuan oinarrituta

legebiltzar honekiko errespetuan oinarrituta euskal herriko unibertsitateko goi zuzendaritzari eskatu diot zure galderaren gaiari buruzko informazioa emateko eta jarraian emango ditut informazioari buruzko xehetasunak upv

leioako kanpusean gizarte eta komunikazio zientzien fakultateko atariko baranda nagusitik pankarta bat agertu zen eskegita pasaden irailaren hogeita zazpian pankartan honako esaldi hau ageri zen denok eman behar dugu zerbait gutxi batzuk dena eman behar ez dezaten

eskerrik asko uriarte anderea barrio jauna zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina betoñuko karmeldar oinutsen komentuaren erabileraren inguruan

bai eguerdi on guztioi eta mila esker mahaiburu andrea

hamaika urte hutsik egon ondoren krea eraikinaren ateak zabaldu ziren

udalak erosita eta interes orokorrerako egindako lagapena

urteko urtarriletik aurrera krea euskadiko goi mailako diseinu eskolaren egoitza izango da eta teknikarena ere

zuen sailean eta nola egiten duzuen eskerrik asko larrion anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

iragan urriaren lauan hain zuzen ere vital fundazioak eta eusko jaurlaritzako hezkuntza sailak

ahal izateko izapideak hastea adostu zuten zentzu horretan azterketa eta analisi prozesu baten ostean

erabil dezan eraikina alde bien borondatea da bi mila hemeretziko urtarriletik aurrera hain zuzen ere betoñoko komentuak hezkuntza sailaren mende dagoen euskadiko goi mailako diseinu eskolaren egoitza hartzea bai eta teknika lanbide heziketari aplikatutako

teknikak orain arte garatu dituen proiektuak zabalduko ditu sektore berriei erantzuna emanez hain zuzen ere sormen industrien arloan egingo du lan betoñon

dira betoñoko komentuan exekutatuko diren proiektu hauek arte irakaskuntzak eta sormena bultzatuz hori guztia proiektu berria garatzeko espazio erakargarri funtzional eta egokian

eta honek herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuen mesederako ere izango da hezkuntza sailak honekin irakaskuntzarako erabiltzen ditugun kokapenak hobetzea du asmo kalitateari
begira eta zerbitzu publikoan murgilduta gaudela eskerrik asko

larrion anderea zurea da hitza eskerrik asko

horraino edo handik abiatzen ginen hori oso ondo iruditzen zaigu baina kudeaketa ereduaz galdetzen genuen porque le decíamos señora consejera que

eskerrik asko eskerrik asko larrion anderea uriarte andrea zurea da hitza

nahi zaio eta horretarako arte irakaskuntzak berrikuntza eta ikerketa sustatu sorreraren eremuetan eta era berean ekintzailetza eta sormena bultzatu

hitzarmena sinatu ondoren espazio berean sinergiak eta lankidetza berriak ekartzen dituzten eremuak ezartzen dira

euskadin eta diseinu grafikoko eta barne diseinuko goi mailako ikasketak eskaintzen ditu bai eta ilustrazioko eta argazkigintzako goi mailako lanbide heziketa zikloak ere

hezkuntza sistemaren bitartez eta kalitatezko irakaskuntza eskaintzea ikasleei oraindik

beraz ezin dizut kudeaketari buruz ezer askoz gehiago aurreratu

arlo publikoak sustatu duen erakundeen arteko lankidetzako eredu bat ezbairik gabe

bere hiritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuentzat eta industria sortzaileekin duen elkarrekintzarentzat eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako
hamazazpigarren puntua galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina gutxienez hemeretzi espezialitatetan egin berri den epen mediku espezialistentzako azterketen galderak filtratzen

zuzenean eta ebidentziaz parte hartutako zerbitzuburuak bitarteko edo aldi bateko kontratudunak

eskerrik asko uria jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi uria jauna

administración de osakidetza lo puede hacer perfectamente eskerrik asko uria jauna amaitu da zure denbora

uria jauna osasun sailak eta osakidetzak dagokigun erantzukizun guztia

eta antolatzeko orduan zuk ondo dakizu erantzukizun horretan neurri berriak hartu direla epe hau berme guztiekin gara dadin zuk

gardentasunez eta zorroztasunez jokatu dugula momentu guztian bai legebiltzar honi bai arartekoari bai fiskalari laguntza eta informazio

eta zuk jakin beharko zenuke beste inor baino hobeto gure helburua osakidetza eskaintza publiko honetatik indartuta irtetea dela

turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina euskadi sustatzeko hogeita hiru mila liburuxka argitaratze akats batengatik erretiratzeari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

nada más eskerrik asko lópez de ocariz anderea

retortillo jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak

operatiboan izandako ardurak argitzeko jardunari buruz arzuaga jauna

iñigo cabacas hil zuten operatiboaren ondorioz hainbat ardura geratu dira argitu gabe politikoak disziplinarioak penalak

argitzen den kaotikoak eta kontraesankorrak izaten ari dira ertzaintzaren akusatuak eta lekukoak bertan agertzen ari diren

ikus dezagun ze ematen duen epaiketa penal honek nik epaiketaz baino galdetu nahi dizut beltrán de heredia anderea zurea jardunaz

familiari egia eta justizia emateko

epaiketa aurretik ikerketa fase horretan zer egin zenuen egitateak argitzeko eta zer espero duzun egitea epaiketa ostean
ardura disziplinarioak eta politikoak hartzeko eskerrik asko

arzuaga jauna ondo dakizuenez bi mila hamabiko abenduaren bukaeran

dira nire ardura eta erantzukizunak eusko jaurlaritzako segurtasun departamentuan zortzi hilabete lehenago

basurtuko hospitalean ertzain batek jaurtitako gomazko pilota buruan jo eta lau egunera

bere heriotza argitzeko ikerkuntza judiziala berriz bi egun beranduago abiarazi

ardura bat daukatelako aginduak gaizki interpretatu omen dituztenak ardura bat daukatelako komisaldegitik agindu okerrak eman dituztenak ardura bat daukatelako operatiboa gaizki planifikatu zuena jorge aldekoa ukiezina dena arduraren bat daukalako eta protokoloak eta instrukzioak

daukatelako esan nizun moduan cabacas auzia da ertzaintzaren

zuk ezer ez egitea honetaz da zure frakasoa sailburu moduan besarkada handi handi bat fina eta manuri

eskerrik asko beltrán de heredia anderea gai zerrendako bigarren puntua galdera

sailburuari egina justizia leheneratzaileko zerbitzuari buruz

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok sailburuok eguerdi on guztioi

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna san josé anderea zurea da hitza